egun on eta ongi etorriak guztiok legebiltzarrera gai zerrendako puntu bakarra eusko jaurlaritzako lehendakaria hautatzea erregelamenduko ehun eta hirurogeita bost puntu hiru artikuluaren arabera lehen idazkariak du hitza legebiltzarrean

proposatutako lehendakarigaien izenak irakurtzeko eh bildu taldeko bozeramaileak aurkeztuta
iriarte okiñena maddalen eta euzko abertzaleak taldeko bozeramaileak aurkeztuta urkullu renteria iñigo

artikulu horri jarraituz hautagaiek hitz egingo dute sostenguen kopuruaren arabera txikienetik hasi eta handieneraino iriarte okiñena

laurogeita hamar minutuz gehienez zurea da hitza

etorri zareten eta nire hautagaitza babestera etorri zareten euskal herriko

egun on guztioi eta mila esker gaur hemen izateagatik ekintzarako garaia da

egiteko garaia paralisia albo batera utzi eta mugitzeko garaia inprobisazioari uko egin eta etorkizuna jorratzen hasteko garaia erosotasunetik irten eta arriskuak hartzeko garaia asko dagoelako jokoan

euskal herriak parlamentu honek ordezkatzen duen gure herriaren zati honek ezin du noraezean jarraitu neurriak hartzeko unea da aitzakiarik gabe begirada bikoitzaz une honetan premiaz erantzuna behar duten gaiei irtenbidea azkar emateko krisi sanitario ekonomiko eta

mahai gainean premiaz jarri dizkigun arazo horiei irteera emateko eta herri gisara datozen urteetan egin beharreko aldaketa estrategikoak aztertzeko

milaka eta milaka egon dira ospitaletan eta gaur bertan ehunka lagun daude oraindik ere elkartasuna eta babesa erakutsi nahi nieke lehen une honetatik

koronabirusak ispiluaren aurrean jarri gaitu gizarte moduan ditugun ahuleziak agerian utzi dizkigu azkartu egin ditu

zeintzuk diren erakutsi digu eta argi utzi du derrigorrezkoa dela

modu berri bat gobernantza modu berri bat krisiak agerian utzi du zerbitzu publiko indartsuen beharra ez dira izan arlo pribatua osasuna zaintza edo hezkuntza bezalako oinarrizko zerbitzu publikoen gurdiari

pribatizazioak eta eredu neoliberalaren beste hainbat paradigma goitik behera etorri dira zentzu horretan

agerian utzi du gure herriaren martxa baita martxa ekonomikoa ere gaizki ordaindutako eta modu prekarioan lanean ari diren gizon emakumeen bizkar dagoela nekazari arrantzale baserritar banatzaile

irakasle erizain medikuak izan dira herri hau bizirik mantendu dutenak ez administrazio kontseiluetan esertzen den inor eta irakaspen horrek uste dut ondorioak izango dituela krisiak agerian utzi du honekin batera emakumeon indarra osasungintzan birusari lehen lerroan aurre egin diotenen artean gehiengoa emakumeak dira

zelari edo erizain eta zer esanik ez zaharren egoitzetan lanean ari direnen artean

etxean norbait gaixotu denean haren ardura zuzena hartu dutenak kasu gehien gehienetan eta hori horrela izanik gaur egun oraindik hemen berdintasunaren kontrako eraso eta oztopo ugarirekin jarraitzen dugu

krisi honek agerian utzi du emakumeok pairatzen dugun era guztietako biolentzia etengabeko biolentzia estrukturala jendarte honek sufritzen duen beste pandemia bat koronabirasaren krisiak gainera gure lehentasunak berraztertu eta berrezartzeko aukera eman digu familia

maitasuna zoriontasuna hitz inportanteak bihurtu dira ikasi dugu kapitalismo globalak bultzatutako eredutik urruntzea posible dela gutxiago kontsumituta energia gutxiago gastatuta ere aurrera egin dezakegula eta pertsona bezala eta herri bezala

zientzian eta teknologian gastatu edo hartara bideratu edo hezkuntzara

izan da naturak bi aurrera eman ditzan gas isurketa txikiagoak

orain arteko eredua aldatzeko behar hau zalantzarik gabe debate publikoaren erdian zegoen baina orain askoz ere indar handiagoz dago debate publikoaren erdian krisiak agerian utzi duen beste gauza bat da elkarlanaren kooperazioaren eta auzolanaren eta burujabetzaren eta burujabetzaren garrantzia toki batzuetan argi ikusi da emaitza bikainak eman dituelako eta nik

gobernuan dagoen hainbat udaletan ikusi duguna

argi ikusi da oinarrizko balore horiei uko egiteak zein ondorio dakartzan horiek izango dira datozen urteetako politikagintzaren ardatz nagusiak eta horiei heldu behar diegu premiaz edukiei eta formei zer egin eta nola egin nire ustez elkarrekin baitoaz biak eta ideia hau bereziki azpimarratu nahi dut

eduki sendoak erdiestea ez inposiziorik ez adhesioa aukera bakartzat ematetik ez eragile sozialak etsaitzat hartuz

horregatik trantsizio bat proposatzen dut trantsizio bat eta trantsizio honetan euskal herria bilduk izan nahi du herri honetako emakume eta gizonentzako heldulekua guk eskua luzatu dugu eta milaka herritarrek esku horri heldu diote

elkar zaintzen duen eta babesten duen komunitate baterako konfinamendu egunetan

elkarrizketa bat ikusteko aukera izan dut eta normaltasun berriaz behin eta berriro aipatzen den normaltasun berri horretaz gogoeta egiten zuten kleinek dio batzuek normaltasunaz

baina normaltasuna krisia zela zaurgarrienak emakumeak langileak ordaindutako krisia

hari horri tiraka dio horregatik nahitaez erantzunak feminista izan beharko duela krisiaren lehen lerroan emakumeak daudelako

jule goikoetxea euskal herriko unibertsitateko irakaslea buru emakunderentzat egindako euskal autonomia erkidegoko demokrazia patriarkala lanean

emakumeen ongizatearen adierazle guztiak begiratu ezkero guztiak denak behera egiten dutela jendartea eta bere egituretan patriarkatua premiazkoa da beraz eta azpimarratu nahi dut trantsizio feminista eta premiazkoa da trantsizio bat zientzia kultura

berri bat kulturalki trantsizio bat herri honetako gazteak

bizitza proiektu duinak egin ahal izan ditzaten herri honek behar duen aitzindaritzan protagonista nagusiak izateko trantsizio bat

hori hemendik aurrera jaioko direnei badakigu

jarri duela bere inteligentzia kolektiboa bere indarra eta bere konpromisoa egoerak aldatzeko eta aldatu ditu eta eraiki du eta asmatu du eta altxatu da

nik herri honi esan nahi diot herri honetako proiektu handiak aurrera atera diren bakoitzean bezala herritarren inplikazioa euren hitza eta euren erabakia

horregatik herri akordioak aldarrikatzen ditugunean herritarrak erabaki horien erdian jartzea beharrezkoa dela pentsatzen dugu ezin du honek izan lau urtez behin

ikusiko dugu gero eta desatxikimendu handiagoa dagoela herritarren artetik

ondorio lazgarriekin herri akordioak herritarrei erantzunak emateko dira herritarrak erdigunean jarriz herritarrak babesteko dira herri akordioak dira honaino ekarri gaituzten politika publikoak norabidez aldatzeko nik eta guk lideratu nahi dugu berriz egingo dut azken hilabeteotan behin eta berriro egin dudan galdera ikasi ahal dugu zerbait azkeneko krisitik

behar gehiena dutenak ahaztuko badira krisi hau ere betikoek ordainduko badute krisi hau ere herritarren bizkar egongo baldin bada eta eliteen mesedetan gaindituko baldin bada jendea babesteko jendeak bizitza proiektu duinak egiteko guk eta gure ondorengoak planeta bizigarri batean bizitzeko

munduko hamaika mediterraneotan hiltzen direnen aurrean beste alde batera ez begiratzeko trantsizio bat behar dugu eskubide guztiak

izan daitezen benetako elkarbizitza bat lortuko baldin badugu aldaketa beharrezkoa da eta hauxe da proposatzen dugun trantsizio horretarako zorua

eta horregatik guztiagatik ezinbestekoa da herri honek bere etorkizuna erabakitzeko tresna guztiak izatea sarritan entzun dut azken egunotan herri honetako proiektu politikoa proiektu nazionala eztabaidara ekartzeko unea ez dela hau

orain inoiz baino gehiago dela eztabaida hori politikaren erdira ekartzeko unea azaldu ditudan erronka horiek galdera horiei herritarrek dituzten beharrei erantzuna emateko baliabide guztiak behar ditugulako

hezkuntza ez da hitz soil bat hezkuntza ez da eduki curricular huts bat hezkuntza da herri honen eta gizarte honen etorkizuna hezkuntzak izan behar du genero klase eta hizkuntza eta arrakalak ezabatzeko eta alde batera uzteko

herritarren ongizatearen oinarria izan behar duena eta hezkuntza izan da zoritxarrez

kudeatu duen arloa aukera galdu bat maskarak

geletako ratioak jaistea ahal den neurrian guztiak

protokolo argiak izatea infekzio kasuak gertatzen direnerako

izango duen inpaktua kontuan hartzea curriculumak adaptatzea garrantzizkoa eta hain garrantzizkoak ez diruditen edukiak banatzen jakiteko zaintzarako hezkuntza oinarri eta ikaslearen behar afektiboak

ez fisikoa bakarrik zaintzeko planak prestatzea eta batez ere aukera galdu bat izan da gauzak egiteko beste modu bat erakusteko lan kooperatiboa bultzatu akordioak lortu eta inposaketatik urruntzeko zentroen benetako autonomia sustatuz udalekin kolaboratuz

azken hamarkadako murrizketa ekonomikoek hezkuntza sail

gure hezkuntza sistema blokeora kondenatu dute euskal herria bilduk hezkuntza sistema publiko burujabe baten aldeko apustua egiten du unibertsala

eleaniztuna eta inor atzean utziko ez duena inklusiboa eta konpentsatzailea euskal curriculumean oinarritua pedagogia feminista erabiltzen duena

udal eta tokiko erakundeen parte hartze zuzena duena eta legealdi honen zeregina izan behar du

euskal hezkuntza lege berri bat onartzea agente guztien arteko prozesu parte hartzaile garden eta demokratiko baten emaitza gisara lege bihurtuko den benetako herri akordio bat hezkuntzak lan munduarekin izan beharreko lotura ere

lanbide heziketak eta unibertsitateak berak baina lan munduan sartzeko aukerak bermatu behar diren modu berean hezkuntza sistemak ezin du izan eskulan merke eta kualifikatua sortzeko

hori baino gehiago delako hezkuntzarekin batera etorriko da ekonomiaren eta herriaren garapena baina baita sormen kulturala ere hezkuntzaren

hezkuntzaren eskutik etorriko da gauzak berritzeko joera mundu osoan erreferente izango den hezkuntza sistema bat

herri jakintsu bat nahi eta behar dugulako euskalduna eta eleanitza mundua gurera ekarri eta geurea mundura zabaltzeko aukera emango diguna jakinduria sustatuko duena herri honek badu horretarako talentua eta orain

euskarak ere pandemian izan duen galerari dagokionez herritar askoren euskara arnas gune bakarra eskola delako eta honen aurrean

diagnostikatzeko eta irtenbideak ematera eraman behar gaitu herri osasuntsu bat behar dugu euskal

agerian utzi ditu koronabirusak zalantzarik ez osakidetzako profesionalak izan dira indargune nagusia eta uste dut aurtengo udan egiten ari diren lanak

ahulezietan urtetako atzerakada eta murrizketak

euskal autonomi erkidegoan gastu sanitario publikoak atzera egin du

azken datuak barne produktu gordinaren ehuneko bost koma hiruan jartzen gaitu

eta helburuak izan behar du lau urte barru gure osasun gastua

hauek dira osakidetzaren egoera esplikatzen duten zenbakiak eta horiek jakinda hobeto ulertzen da koronabirusak gurean izan duen eragina osasun gastua handitzearekin batera aipatu dudan bezala derrigorrezkoa da

modu urgentean jaistea ope zabal eta garden bat deituz berehala ospitaleko arreta eta lehen mailako arretaren artean gastu globala berrantolatzea lehen maila indartuz

itxaron zerrendak modu gardenean kudeatuz pribatizazio orori uko eginez onkologikoa

osatzea publifikatzeko beharrezkoa izango da halaber emergentzien egitura hobetzea beste hainbat neurriren artean egiturazko neurriak hartzea hitz batean eta ez orain arteko administrazioek egin duten moduan

arlo honetako eskumen guztiak hemengo erakundeen esku utziz hasi udaletatik eta eusko jaurlaritzaraino osasun kontuetan ere nahita nahiezkoa dugulako burujabetza beste horrenbeste esan dezakegu zaintzaren inguruan ere behin eta berriro errepikatuko dut azken asteotan errepikatuko dudan bezala eta berriro esangu dut gaur ni ez nago prest gure taldea ez dago prest adineko jendearen egoitzetan ehunka lagun

dela onartzeko ez gaude horretarako prest baina sei hilabete pasa ondoren ez da sakoneko neurririk hartu egoerari buelta emateko

administrazioak egoitza horiek guztiak interbenitzea eta bertan bizi direnei

horrek esan nahi du gutxienez egunean bi orduko arreta zuzena izan behar duela pertsona bakoitzak eta horrek esan nahi du nahiko langile izan behar direla egoitzetan eta horrek esan nahi du langile horiek

egoitzetan bizi direnak ez ezik beste milaka pertsonaren zaurgarritasuna ere agerian geratu da eta uste dugu iritsi dela ordua zaintzan eta oro har

ez gara bakoitzak ahal duena ahal duen moduan egiteaz ari eskubideez ari gara herri aurreratu batek herri justu batek herri duin batek eskaini beharreko zerbitzuaz ari gara denok beharko dugu gure bizitzaren zainduak izan denoi gerta dakiguke egoera larrian utzi gaitzakeen gorabeheraren bat

sortzetik bertatik jaiotzetik bertatik zaintza behar duen pertsonaren bat gure inguruan izatea eta une honetan erakutsi behar da eta une horretan erakutsi behar du herri honek badituela erantzunak eta badituela gaitasunak

emateko zerbitzu publiko eta eskubide gisa beraz zaintza berrantolatu beharrean gaude eta horretarako beharrezkoa da euskal zerbitzu sozialen erakunde publikoa sortzea gizartekintza deitu diogu guk bere gain eta bere barne hartuko dituena

y avanzado zaintzarekin batera gainera eskubide gisa aitortu beharra dago pertsona bakoitzaren autonomia materiala erabateko

ekonomiaren eta lan munduaren inguruko ikuspegia baina zoritxarrez gaur egun lana izateak ez du bermatzen pertsona batek bere bizitza proiektua aurrera

pobreak dira enplegu bat izan arren lan merkatuan egiturazko prekarizazioaren ondorioz pertsonen babesak beraz ezin du enpleguaren inguruan biratu ez horren inguruan bakarrik behintzat gainera gobernuaren azken datuen arabera hirurehun eta hogeita hamalau mila pertsona bazterketa egoeran daude araba bizkaia eta gipuzkoan orain bost urte baino hirurogeita hemeretzi mila gehiago oro har pobreziaren inguruko datuak

euren bilakaera oso kezkagarriak dira eta azken urteetan datu horiek igo egin dira etengabe pertsona horiek guztiek eta pandemiaren kolpe

talde horretara sartu diren berriek behar dute babesa eta horretarako diru sarrerak bermatzeko errentaren legea aldatu egin behar da

egokian murrizketak ekidinez azken urteetan egindako murrizketak ezabatuz eskubideak zabalduz pertsona gehiago babesteko pertsona gehiago babesteko eta haurtzaroari ere begiratu nahi nioke egoera lazgarri honetan askotan haurrak izaten direlako inpakturik handiena jasotzen dutenak eta horregatik egoera horri aurre egiteko

euroko oinarrizko errenta unibertsal bat ezartzea beharrezkoa dela uste dugu hainbat haurren aldeko erakundek

sendo mantendu behar ditugun zerbitzu publikoak herri honi zutik eustea

horrek esan nahi du ekonomia osasuntsu bat behar dugula enplegua berezi zainduko duena bereziki zainduko duena eta

iruditzen zait heldu dela unea eredu ekonomiko berri batera jauzia egitekoa ekonomia

gure ardura nagusienetakoak datuak gordinak dira oso eboluzioa ikusi beharko da baina euskal autonomia erkidegoaren barne produktu gordina ehuneko hogei baino gehiago erori da eustatek edo eustaten hasierako datuak kontuan izanda gizarte segurantzaren afiliazio datuek diote martxo hasieratik erditik krisia hasi zenetik abuztuko

hogeita hemezortzi mila afiliatu gutxiago daudela araba bizkaia eta gipuzkoako ogasunek esan dute

hogeikoa dela beraz datuak gordinak eta larriak presazkoa da talka neurriak hartzea batetik eta oinarri sendoagoak izango dituen etorkizun bat jorratzen hastea bestetik benetako trantsizio ekonomiko bati ekinez

oinarritutakoa eta arlo honetan ere heldu da hogeita bat mendera jauzi egiteko unea ere

osasuna eta ekonomia aurrez aurre jarri nahi izan zaizkigu baina dikotomia faltsua da cuanto más eficientes han sido los países en combatir el coronavirus

behin behinekotasun tasa altuak ziurgabetasuna soldaten debaluazioa borondatekoak ez diren partzialitatea prekarietatea egiturazko bilakatu dira gurean eta testuinguru honetan eta bizi dugun egoeraren larritasunaren aurrean

orain arte eman den inertziak gainditu eta politika publiko esanguratsuen bidez

estrategia nazional bat behar du gure herriak enplegua eta langileak babesteko herri hau jasangarriagoa den norabide batean kokatzeko kalitatezko enplegua sustatu eta ingurumen inpaktua murrizten duen itun ekonomikoa bultzatzeko

kalitatezko enpleguaren aldeko herri itun bat behar du alderdi politiko sindikatu guztiak enpresari merkatari autonomo elkarteak kooperatibak eta oro har

euskal marko batean kokatuta zentzu horretan ez da onargarria egungo elkarrizketa mahaiaren eredua mantentzea ez delako demokratikoa erabakiak hartzeko

errespetuan oinarritzen ez delako eta ez da onartezina edo onartezina da lehendakariak eta gobernuak herri honetako sindikatu nagusiekin

posizio horretan tematzea premiazkoa da beraz gure ustez aldaketak egitea eta ordezkaritza demokratikoan oinarritutako elkarrizketa eredu berria abian jartzea ekimen publiko horren helburu nagusiak kalitatezko enplegua sustatzea izan behar du ezinbestekoa hau da bazterkeria

lan baldintza bidezko eta egokietan oinarritzen den enplegua norberaren eta familiaren arteko segurtasun bitala bermatzen duena

langileen parte hartzea sustatu eta bermatzen duena aberastasunaren banaketa justu eta ekitatibo bat

ingurumen inpaktua murrizten duena eta trantsizio ekologikoan kokatzen dena

sustatzen dituena finean langileei beraien bizitzaren kontrola berreskuratzea ahalbidetu desberdintasun sozialak murriztu

eskaini eta etorkizun jasangarri baterako aukerak eskaintzen dituen enplegua helburutzat duguna bide horretan politika publikoen bitartez euskal autonomia erkidegoan bestelako ekonomia baten alde urratsak egitea ere ezinbestekoa gertatzen da lankidetzan oinarritutako

aitortzen diona non helburua jendartearen bizi baldintzak hobetzea eta komunitatearen beharrak eta era jasangarrian asetzea izango den junto

industria euskal ekonomiaren traktore izan da urtetan baina bi mila zortziko krisiaren ondorioz atzera egin du eta hori toki askotan gertatu den arren hemen gertatu zaigu atzerakada hori ez dugula berreskuratu horrekin batera sektore industrialak ia hirurogei mila langile galdu ditu azken krisitik hona eta dagoeneko covid hemeretziak sortutako krisia enpresa askoren ate joka dabil tubacex aernnova itp gamesa sener alestis eta beste enpresa

langile guztiei elkartasuna erakutsi nahi diegu hemendik eta euren lanpostuen defentsan

orain hasiko dugun legealdiak lehen etapa bat izan behar du krisiari aurre egiteko balio behar duena haren eragina geldiaraziko duena eta oinarriak jarriko dituena bigarren etapa batean euskal industriari laguntzeko

industriaren pisua barne produktuaren ehuneko hogeita zortzi izatea

ikerketa eta garapenean barne produktu gordinaren ehuneko inbertitzea eta oro har sektore publikoa politika industrial integral eta berri baten lider izan ez ezik motor ere bihurtzea politika berri horrek soziala eta parte hartzailea izan behar du teknologikoa herrialdean errotutakoa eraginkorra eta oso garrantzitsua lurraldearen eta ekoizpenaren aldetik dibertsifikatua gaur egun hainbat sektorekiko dugun dependentzia orekatzen joan beharko dugu eta produkzioa dibertsifikatu

energia berriei industria berdeari ateak zabalduz autogintzan

garrantzitsuetan krisiak gogor kolpatu du gure ekonomian estrategikoak diren sektoreen babesa eta etorkizuna bermatuko duen birmoldaketarako estrategiak premiazkoak direla uste dut pandemiak erakutsi digu gainera herri batek ezin dituela erabat atzerriko industriaren esku utzi

milaka enpresa txiki autonomoak bereziki kaltetu ditu pandemia honek negozio txikiak izanik ez dute titular handirik lortzen baina krisi honetan argi erakutsi dute duten garrantzia ekonomikoa eta duten garrantzia soziala ere

gelditu dira aurreko urte luzetan egindako politika liberalak frankizien mesedetan egindakoak gune komertzial handiak babestuz egin direnak

ezin dugu herri bezala munduko enpresa handien sukurtsal izan

sektore hauek langile eta profesional guztiei argi esan behar diet nik gidatutako gobernu batek ez lituzkeela inoiz ahaztuko ez lituzke bazterrean utziko

gure bizitzaren bizitza sozial eta ekonomikoaren ardatzetako bat direlako ikerketa garapena aurrera sendo egiteak gaur egun ordea

orain arteko eredu ekonomiko berberari bere horretan eusten badiogu itxurazko oparotasunaren sokak ito

burua mantentzeko natura suntsitzearen beharra du gero eta inpaktu eta ingurumen desoreka handiagoak sortuz eta horri lotuta dauden kostu

euskal herriko akademiako ehunka profesionalek ekonomia ekologikoaren postcovid manifestuan dioten moduan ezin dugu ahaztu bizitzen ari garen krisi honek bat egiten duela ingurumena eta jendartearentzat larriak diren beste

galera azkartuarekin edo klima aldaketarekin eta konponbiderik gabe jarraitzen duela azken hauek anbizio politiko eskasa tarteko eta erronka hauei ez heltzea kalkulaezineko kostua izango lukeen estrategikoa litzateke erronka zibilizatzaile honi aurre egiteko ingurumen lurralde plangintza garraio azpiegitura elikadura

eman beharra daukagu eta hori egitea dagokigu gaurtik hasi

zutabeak egonkortu arte hasi behar dugu lanean klima erronkari ezin diogu aurre egin

aldatu gabe berriztagarrien hedapenean aurrerapauso azkarrak eman gabe enpresa handi ertain eta txikien konpromisoa beharrezkoa izango bada ere administrazio guztien eta herritarren inplikazioa guztiz beharrezkoa da eta eraldaketa honetan jaurlaritzaren lidergoa ezinbestekoa da jasangarritasun energetikoaren legean adosturikoa betetzen hasiz eta legealdi honetan trantsizio energetikoa eta larrialdi klimatikoa uztartzen dituen legea onartu arte

eredua eta iraunkortasuna behingoz uztartuz zentzu honetan ezinbestekoa izango da krisi sanitarioak areagotu duen krisi sozioekonomikoaren irteera klimaren erronkarekin iraunkortasunaren erronkarekin uztartzea hau da krisiaren irteerak irteera ekologikoa izan beharko du derrigorrez iraunkortasunari lotutako

batik bat energia berriztagarrien hedapenari

birgaitze energetikoari eta mugikortasun ereduaren aldaketari lotuak eta hari begira

konpromisoa da bai funts propioak bai europatik etorri daitezkeenak helburu horietara bideratzeko akordioak egitea posible da administrazioak zuzenean hamar mila enplegu berde sortzea

sortu ditzake izan ere ezin duguna onartu da gure ce o bi isuriak munduko eta europako mailatik gora jarraitzea klima konpromisoak paperetatik errealitatera eramateko legealdia da hasten den hau ezin dugu hemen porrotik jasan ez guk ezta begira ditugun hurrengo belaunaldiek ere

erantzukizun politikoak argitu eta garbitu egin beharko dira zaborra kudeatzeko eredu oso bat zalantzan gelditu da zaldibarren

izan da irabazi pribatu azkarrak ahalbidetzea horregatik zabortegiak publiko egiteko prozesu bat abian jartzea da hartzen dudan konpromisoa planeta bakarra daukagu euskal herri bakarra daukagu gure ardura da lurra zaintzea eta dauzkagun baliabideak zuzen eta artez erabiltzea printzipio bihurtu behar dugu europa osoan dagoeneko onartuta dagoena kutsatzen duenak ordaindu egin behar du horregatik fiskalitate berde progresibo baterantz

izan ere bai ikuspegi ekologikotik bai oro har ikuspegi sozial eta ekonomikotik derrigorrezkoa dugu herri gisa politika fiskal

aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan badaukagu aurrera egiteko ahalmen eta grina baina aberastasuna sortzeaz gain ondo banatu behar da horrela eutsi ahal izango diegu euskal herritarrek dituzten beharrei horrela izango dugu zerbitzu

ekonomiak euskal jendarte osoaren ongizatea izan behar du helburu eta ez patrika jakin batzuk betetzea eta politika fiskal justuago eta aurrerakoiago batekin batera politika finantzario ausart bat eta burujabe bat

krisi egoera honetan diru sarrerak handitu beharko dira eta horretarako gure konpromisoa berehala covid tasa berezi bat sortzea da larrialdirako errekargu gisa diru gehien irabazten dutenei bakarrik eragingo ogasun kontuetan gure herriak dituen berezitasunak ikusita nolanahi ere derrigorrezkoa izango da birplanteamendu ausart eta integral bat egitea gai honi dagokionez hain zuzen ere egoerari aurre egiteko gaur guk

lehenengo eta behin instituzio guztien eta bereziki jaurlaritzaren aurrekontuak eta

eta orraztertzea ezinbestean egin beharrekoa da ezinbesteko ez diren zuzkidurak lehentasun esparruetara berbideratzeko bikoizketak lan faraonikoak soldata altuegiak ezabatu behar dira

bigarren tokian zorra zorra eskatu behar dugu gure beharren eta gure ekonomiaren potentzialitatearen arabera kanpotik mugak ezarri gabe behar

atzean ez uzteko eta hirugarrenik europako funtsak edo europatik etorriko diren funts bereziak dagokigun neurrian eskuratzeko beharrean gaude ez dugu eskatuko dagokiguna baino gehiago baina ez dugu eskatuko dagokiguna gutxiago baliabide hauek hain dira garrantzitsuak beste euskal indar politikoei eta sektore guztietako eragile ekonomikoei funts hauen inguruko herri akordiorako proposamena bi norabidetan alde batetik madrilek egingo duen banaketan gure pisu ekonomikoa eta demografikoaren arabera dagokigun kantitatea eman diezaguten aitzakiarik gabe eta bestetik funts horren erabilera

lehentasunezko esparru eta inbertsioetara bultzatzeko etabideratzeko bermatu behar dugu sektore sozial eta ekonomiko zaurgarrienak babestea

ekonomiaren motorra diren enpresa txiki eta ertainak lehenetsiz eta udalen baliabideak handituz

eskualde ahulenen sustapena ekonomia soziala eta tokiko garapena lehentasunak izan behar dira eta azkenik epe laburreko beharrak

lerrokatu beharko direla ere aipatu behar da eta hor lerrokatzeko digitalizazioa ikerkuntza osasuna industria aurreratua

berdintasuna hezkuntza ortzi mugan kokatzen ditu zerga politikaren berrantolaketa integrala ere mahai gainean jartzen dugu baliabide gehien dauzkatenen ekarpena areagotzeko covid tasa aipatu dut baina covid tasa esan dudan bezala unean uneko egoerari erantzuteko izango litzateke baina jarraian beste neurri batzuek izango lituzkeen zerga politikaren berrantolaketa ere premiaz egin beharrekoa dela uste dugu sozietate zergaren igoerarekin

goiko tipoak igota aberastasun handien zerga sortuta merkatalgune

zergapetzea areagotzeko formula adostu ze lehen aipatu dut fiskalitate berdea uste dut hemen badaukagula herri bezala guztion artean eta diputazioekin koordinazioan

eta derrigorrezkoa da madrilen baimena eskatzen ibili beharrean kontzertu ekonomikoak ahalbidetzen duen aldebikotasuna sakoneraino jorratzea tinkotasunez

gero eta burujabeago izan gaitezen euskal herriak ezin dio uko egin ez politika fiskal propio bat izateari ez politika finantzario

intergeneracional erronka honek inpaktu zuzena izango du administrazio publikoan ere europan bataz beste langileen ehuneko hogeik egiten du lan administrazioan

hamabik administrazio publikoak badu enplegua sortzeko gaitasuna eta gaitasun hori erabili egin behar du zerbitzu publiko indartsurik ez dugulako izango bestela eta ez dugu izango ezta administrazioan erreleboa ongi planifikatzen ez baldin bada gaur egungo tenporalidade maila zuzentzen ez bada edo euskalduntze planari behingoz muga epe bat

aurrean dugun erronka demografiko horrek gainera inpaktu zuzena izango du familiei ematen zaizkien laguntzetan baita ere birpentsatu eta indartu

eta behingoz politika publikoen erdigunean kokatu behar diren

eskubidea bermatu eta garatzea oraindik ere betetzeke dauden

europa mailan ia azken lekuan dagoen gazteen emantzipaziori azpimarra berezia egin nahi nioke

emateko beharra dagoelako eta horretarako erabaki eta neurri irmoak hartzeko konpromisoa hartzen dut orain arte huts egin duten programak gaindituz eta zentzu horretan eta bizitza proiektuak egin ahal izan ditzaten

mugatzeko legea indarrean jartzeko ere inpaktua izango da baita halabeharrez

eskumenetan aitzakia hartuz ezin dugu jarraitu milaka gizon baina batez ere milaka emakume miseriazkoak diren pentsioak kobratzen edukiz euskal herria bilduren konpromisoa euskal pentsio sistema publikoa sortzea da eta zuetako askori gure lehen borradore bat bilduko ituna izena zuena bide horretarantz eta hori gauzatu artean gizarte segurantzaren egungo sistemaren garapena eta kudeaketa berehala

baina horrek ez du esan nahi eusko jaurlaritzak gaur egun dituen eskumenak erabili behar ez dituenik pentsiodunen bizi baldintzak hobetzeko oraintxe bertatik hasita

euskal pentsiodunen mugimenduak europako gutun sozialaren gomendioz eskatzen

horiek izango dira datozen urteotako politikagintzaren ardatz nagusiak eta horiei heldu behar diegu premiaz edukiei eta

indarra politika egiteko modu berri baten beharrak elkartasuna ardatz hartuta beharrezkoa baita gobernantza berri bat elkarrizketan parte hartzean kooperazioan eta adostasunak lortzeko gaitasunean oinarritutakoa ez dugu behar bere buruarekin bakarrik hitz egiten duen gobernua ez dugu behar

behar dugun politikak herritarrak eta herritarren beharrak izan behar ditu erdigunean ulertu behar dugu herritarren zerbitzura gaudela ez herritarren gainetik

jasoa behar duela izan gobernuetan jasoa behar duela parlamentu honek eta are gehiago jaso behar duela gura bezalako sare asoziatibo aberatsa duen herri batean

oinarrian guztion partetik baina bide konkretuak ere jorratzen hasi gaitezke adibidez informazioaren gardentasunaren eta parte hartzearen lege bat

eurek agintzen dutela eta gobernuek obeditu ate

azken hauteskundeetan ikusi dugun bezala gero eta gehiagok paso

handiagoak izatea administrazio moderno profesional eta euskalduna ere derrigorrezkoa da gauzak beste modu batera egiten hasteko

murriztu egin beharko dira beraz a dedo egiten diren izendapenak eta horrekin batera ustelkeriaren kontrako bulego publiko bat eratzea ezinbestekoa da gure ustez administrazio euskalduna euskaraz artatua izatea eskubiderako eta zoritxarrez

euskararen egoera ez da oro har batere samurra euskalgintzak ohartarazi du ez garela aurrera egiten ari eta hizkuntzaz gain euskal kulturaren transmisioan ere atzerakada ikusten ari garela eskolaz hitz egin dut apur bat lehenago eta covidak sortu dituen gabeziaz baina

eskolak azken urteetan erakutsi du ez duela erabateko gaitasuna ikasle euskaldunak hamasei urterekin erdiesteko edo gauzatzeko

enpresa pribatuek ez dute behar bezala

determinazioa eta euskara zokoan utzi nahi dutenen aurrean agian ez kokiltzea urteak daramatzagu hausnarketa sakonetan urteak daramatzagu benetan txalogarriak izan diren iniziatibak bultzatuz eta orain badatozkigu edo euskaraldia edo korrika pare bat aipatzeagatik baina askoz ere gehiago

ugari askoz ere gehiago dira baina beste zerbait gehiago ere behar lege aldaketa eta legea betearaztea derrigorrezkoa izan behar dira eta hizkuntza prestigiatzea eta eredu izatea ehunka kazetarik eskatu duten bezala gobernua bera euskalduna

nik hitza ematen dizuet euskarak behar duena da arnasa eta hauspoa arnasa hiztunek eman behar diogu baina hauspoa administrazioaren ardura ere bada eta uste dut zentzu horretan urrats tinkoagoak eman behar direla kultura eta

garrantzitsuak dira eta kulturaz hitz egin nahi nuke orain kultura beharrezkoa eta oinarrizkoa delako bizi izan dugun utzi aldiaren momenturik gogorrenetan kultura izan dugu arnasbide artea musika literatura bertsolaritza antzerkia dantza edo zinemagintza

gogorarazi digu eta biziarazi digu zoritxarrez salbuespenak salbuespen oso

honek desagertzeko zorian utziko ditu hainbat proiektu eta egitasmo kultural euskarazkoak direnak lehen lerroan daudelarik krisialdi honek urteetan iraun ahal duen amildegia ekarri dezake kultura ekosistemara eta horri

kulturatuen izaera estrategikoa aitortu eta kultura ekosistema ordezkatuta egongo den espazioa sortu eta denon artean aztertutako eta adostutako

urgentziazko plana diseinatu eta abian jarri behar dugu kultur esperientziek eta kultur imajinarioek

leku bat egiten laguntzen digute barne mundua elikatzen dute

eraikuntzan laguntzen digute baita mundua ulertzen ere trukea sustatzen dute

arakatzera gonbidatzen gaituzte eta batez ere komunitate bateko kide garela

kulturari merezi duen balioa kulturgileak eta sortzaileak behar ditugu eta zaindu ditzagun haiek ere erronka handiak ditugu behin eta berriro esaten ari naiz hala sinistuta nagoelako eta erronken mailakoak izan behar du erantzuna

denok gara jakitun eman beharreko erantzuna motz geldituko dela tresna guztiak gure esku ez baldin badauzkagu eta ez dauzkagu mundu mailako liga batean jokatu beharra daukagu baina zelaira irten beharra daukagu beso bat eta hanka bat eta ahalegin guztiak egin behar ditugu beraz burujabe izateko guk euskal herria bilduk nik euskal errepublika independente baten alde

baina batez ere egingo dugu lan herritarrek hitza eta erabakia izan dezaten eta haien hitza eta erabakia errespetatua izan dadin oinarri demokratiko bat dela

euskal herriak bere buruaren jabe izan behar du eta bere esku behar ditu tresna guztiak politikoak ekonomikoak kulturalak zientifikoak denak tresna guztiak gernikako estatutuak aspaldi beteta egon behar zuen arren ditugun egoerei eta erronkei taxuz

heltzeko ez da jada nahikoa beteta ere ez du balioko hemen egin dena da espainiak nahi duen arte eta nahi duen moduan kudeatu eusko jaurlaritzaren eskumenak eta hemen orain ere egia dena

kudeatzen dituela eusko jaurlaritzaren eskumenak eta hori ikusi dugu argi eta ezin dugu momentu bakar bat gehiago horrela izan bidearen zati bat egina dago

hitza ematen du ahaleginak eta bi egingo dituela bide hori jorratzen jarraitzeko baina iruzurrik egin gabe inor engainatu gabe

orain lau urte esan nuen bezala euskal herriaren burujabetza eta independentzia da eta gero eta gehiago gara helburu horren aldeko apustua egiten dugunak

baina baita nafarroan eta baita iparraldean ere horregatik eskertzen diot gaur euskal herria baiko alkateari hemen egotea bitarte horretan gogora ekarriko dut parlamentu honetako ordezkarien ehuneko hirurogeita hamazazpiak gutxienez

behintzat eta errepikatuko dut hitzez behintzat boto emaileen hiru laurdenaren apustua behar luke izan hori da jaso duena nekez nekez lor dezake hain babes zabala

politikoren aurrean eta legealdi honetan parlamentuak eta gobernuak erantzun bat eman behar diote luzapen gehiagotan ibili gabe eta errenuntziarik gabe

harreman bat behar dugu espainiako estatuarekin berme guztiak izango dituena harreman konfederala espainiako gobernuak aldebakarrez

gure gaitasunak kontzertu politiko bat herritarrek dituzten beharrei erantzun ahal izateko

oinarritutakoa behar du herri honek bere etorkizuna demokratikoki erabakitzeko eskubidea du eta bere errespetatua izan dadin eskubidea du aurreko bi legealdietan autogobernu ponentzian lan egin da akordio bat ere badugu eta ez da adostasun zabalagorik lortu baina adostasuna oso zabala da orain da unea lege proposamenen ibilbidea has dadin une honetan parlamentu berri honetan

egingo luke lortu dugun akordio bakar horren inguruan errepikatzen dut errenuntziarik ez badago ez da izango adostasun handiagorik ez dagoelako aurreko legealdian jorratu gabeko bideei ekin beharko zaie

eta proposamen horrek herritarren babesa jaso behar du kontsulta bat egin behar dugu herritarrek

gobernutik zein oposiziotik esan bezala bide horretarako prest izango gaituzue baina berriro diot ez ordea

ibiltzeko guk esaten duguna egiten dugula erakutsiko dugu eta egiten duguna esan eta zentzu honetan azken lau urteak argigarriak izan dira espainiarengandik zer jaso dezakegun jakiteko eta ikusteko ezer gutxi

lehen gogoratu dudan bezala joera zentralizatzailea argia da pandemiaren kudeaketak argi erakutsi duen moduan eta espainiaren batasuna beste edozer gauzaren gainetik baita demokraziaren gainetik ere jartzen dute behin eta berriz eta katalunia izan da horren eredu argiena azken lau urteotan ehun eta berrogeita hamabostarekin baina ez ehun eta berrogeita hamabostarekin bakarrik espainiako erregea bera psoe eta ppren babesaz

komunikabide gehien gehienak enpresa handiak denek zerbait erakutsi badute argi izan da

estatuaren batasuna dela eta ez beste ezer ez justizia ez demokrazia mila bederatziehun eta hirurogeita hamabostko errestaurazio monarkikoaren oinarria espainiaren batasuna da francok berak hil aurrean juan carlos borboikoari esan bezala espainiar konstituzioan

dagoen bezala la indisoluble unidad de la nación española eta orain berrogei urtez espainiako monarkia zuritzen aritu ondoren

eta ikusi denean juan carlos bera nor izan den patetikoak gertatzen dira monarkia zuritzen jarraitzeko ahaleginak hitz batean beraz

eta kontrakoa esaten duenak frogatu egin beharko du ze politika da gauzak egin eta gerta daitezen bideak bilatzea eta bideak sortzea

europako herri zaharrenetakoa eta munduko gainerako herriek bezalaxe bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du ez garelako inor baino gehiago baina ez garelako

guri dagokigu irtenbideak bilatzea errealismotik abiatuta zalantzarik gabe baina bide errealak topatuz benetakoak

errealitatetik kanpo daudenak eta espainiaren zain egotea handik zerbait etorriko delakoan errealitatetik kanpo egotea da ez da errealista eta paralisira kondenatzen gaitu eta geldirik dagoen harriari bezala

herriari goroldioa ateratzen zaio eta gu bizirik gaude uste dut zinez uste dut ezin dugula aukera alferrik galtzen utzi proiektu politiko guztiak benetan egingarriak diren unean lortuko dugu benetako elkarbizitza inork posizio politiko bentajistarik ez duenean eta elkarbizitzaz ari naizenez honetan jarraitu nahi dut orain lau urte egin nuen diskurtsoan etaren armagabetze eta euskal herriaren desmilitarizazioaren aldeko deia egin nuen lehena egina dago bigarrena ez eta konponbidean badago oraindik ere makina bat lan hamar urte beteko dira datorren urtean aieteko akordioetatik

bere puntuetatik lehenengoa bakarrik dago beteta eta biktimez hitz egin nahi dut biktima errespetuaz biktima guztien eskubideak errespetaraztea nahi dugu konponbidea integrala izan dadin konponbidea integrala dela sentitu dezaten egia justizia

era guztietako biktimekin egoteko aukera izan dut azken lau urteotan izanda pribatuan eta izanda publikoan eta orain dela gutxi eta azkenak izan zirelako

estatu terrorismoaren biktimekin egoteko aukera izan nuen etsipena eta esan nizuen hauteskunde kanpainan ere hitz bat erabili zuten abandonoa sentitzen zutela baina aurrera egiteko grina horixe igorri zidaten eta horixe bera egiteko determinazioa hartzen dut nik biktima guztiekin eta presoez hitz egin nahi dut

eta euren senideei eragiten die osasun krisiaren gorakadak neurriak behar ditu baina ez adierazitako presoen eta senideen eskubideen kontura berriro ere covid hemeretziaren testuinguruan ematen dira kartzela salbuespena urruntzea eta egoera horrek berehalako konponbidea behar du presoak euskal kartzeletara ekarri behar dira berehala euren eskubidea den bezala gaixotasuna sufritzen duten presoak hirurogeita bost urtetik gorakoak

askatasuna eskuratzeko erraztasunak eman behar zaizkie gero eta ahots gehiago eta irmoagoak eskatzen ari dira berehala euskal herrira ekartzea eta are gehiago covid hemeretziaren inguruan eta covid hemeretziaren inguruko egoera marraztu dut baina aldi berean aldarrikapen egiten dut bestela ere

sozialak baldintza politikoak eta instituzionalak sortzen jarraituko dugu egoera horiek lehenbailehen gauzatu ahal izateko izan ere elkarbizitza

behin eta berriz aldarrikatzen dugulako elkarbizitza guztiontzako elkarbizitza eta elkarbizitza eraikitzeko

eraiki dezagun iragana baino hobea izango den etorkizuna

para cambiarlo horregatik gaur berriz ere duela lau urte bezala eta lehen egin dudan bezala aldarrikatuko dut gobernu feminista bat ekologista bat ezkerreko

egiteko gobernu euskaldun bat eta euskal herri independente baterako trantsizioa baina lehen esan dudan bezala batez ere euskal herriko

beraien etorkizuna erabakitzeko hitza eta erabakia izango dutena omenaldi xume bat eginez amaitu nahiko nuke gaurkoa

lorea agirre ikertzaile eta irakasleak jakineko zuzendariak esandakoak dira torrealdai kontzientzia bat da kontzientziarik

garai hauetarako irakaspen bat kontzientzia bat kate bati eusteko

berrasmatzeko garaiari erantzuteko kontzientzia bat auzien garrantziaz jabetzeko egin behar denaren eta egiten ari garenaren garrantziaz ohartzeko torrealdai konpromiso bat da erdigune ez ekidistante batetik

euskalgintza beregainean eta profesionaltasun militantean sustraitzen dena torrealdaik aldarrikatu izan du etengabe herri izaten jarraitzeko erakutsitako indarra gaitasuna eta konpromisoa eta guztion beharra izan zirelako gara esaten zuen eta bere bizitzan zutabe izan den beste esaldi bat ezina ekinez egina ezin da egin

esaten zuen horixe bera esan nahi izan dut nik gaur izan zirelako gara eta garelako ezina ekinez obligazioa dugu izan daitezen ardura osoa daukagulako horregatik eskatzen diot konfiantza lehendakari izateko
legebiltzar honi eskerrik asko eta egun on guztioi eskerrik asko

jarraian urkullu renteria lehendakarigaiak du hitza bere gobernu programaren ildo nagusiak

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok erakunde eta gizartearen arduradun eta ordezkariok jaun andreok egun on

ezohiko garaiak bizi ditugu martxotik covid hemeretziaren ondorioak jasaten ari gara hilabete latzak bizi izan ditugu euskadin

euskadiko zerbitzu publikoek sekula gertatu ez diren egoerei aurre egin behar izan diete profesionalek beren onena eskaini dute eta orobat hala jokatu dute funtsezko zerbitzuak ematen aritu diren

milaka lagunek ohiz kanpoko garaiak bizitzen ari gara eremu politiko eta instituzionalean ere uztailaren hamabian hauteskundeak

eta gaur irailaren hirua inbestidura eztabaidaren txanda da ez da polemika antzuetan nahasteko unea zeren eta horrek

alegia pandemiari aurre egitea baina hauteskundeak egitea erabaki ona izan zela aldarrikatu nahi dut orain inoiz baino gehiago funtsezkoa da erakunde publiko guztiak kontuan hartzea haien legegintza eta betearazpen funtzio guztiak

covid hemeretziari aurre egiten jarraitu pertsona eta kolektibo ahulenei arreta eman susperraldi ekonomikoa abiarazi

krisi sanitario ekonomiko eta sozial honek denei eragiten digu era berean hausnartu eta jardun beharko dugu testuingurua eta ondorioak

bai arlo sozialean bai ekonomikoan erronka horrek akordio zabalak eskatzen ditu

politiko eta sozial handiak horixe da gutako bakoitzarengandik eta herritar guztiengandik espero dudana hala espero dut eta bide horretan jardungo naiz

puntu honetan zaldibarren gertatutakoa gogora ekarri nahi dut azpimarratzekoa da talde profesionalek egin duten lana duela sei hilabete baino gehiago zabortegia amildu zenetik egun gogorrak eta luzeak izan dira

lanean lehentasun batekin desagertutako bi pertsonak aurkitzea alberto sololuze

lana hasi da emaitzak ematen eta gaur berriz ere gure elkartasuna eta konpromisoa adierazi nahi dizkiet familiei asko sufritu dute luzaroan hitzen bidez zein isiltasunaren bidez adierazi duten samina sentitu partekatu

hitzeman nien eta gizarte osoaren aurrean hitzeman nuen ez genuela amore emango bi desagertuak aurkitu arte gaur hitz hauen bidez

aurrera egingo duela eta erantzukizunak eskatuko direla

kontziente gara bizi dugun unearen dimentsio emozionalaz badakigu zer nolako zuzeneko ondorioak eragiten dizkien pandemiak pertsonei familiei

bizitzari nire hitzaldian euskadiren erronkak zein diren azalduko dut eta etorkizuna bermatuko duen proiektu kolektibo bati ekiteko beharraz mintzatuko naiz

proiektu horren dimentsio politikoa eskura dugun tresna nagusiaren bidez

gure autogobernua euskadiren erakundetzea ahalbidetu duen bide juridiko politikoa

gure erakundeenganako konfiantzari eta autogobernuaren kudeaketari esker ongizate eta justizia sozial handia lortu dugu orain bide hori eguneratu eta sakondu beharra daukagu etorkizuneko erronka handiei

erronka hauek aukera bihurtzeko akordio sendo bat lortu dugu pozik nago alde pertsonalean eta politikoan zeren eta nire alderdiaren euzko alderdi jeltzalearen eta euskadiko alderdi sozialistaren babesarekin legebiltzar honetara akordioaren eta lankidetzaren emaitza izan da babes hori asko eskertzen dut ematen didaten konfidantza nire gain hartzen dut

abian jartzeko ardura akordio hori defendatzen dut gure herriaren garapenaren oinarria delako

eusko jaurlaritzaren egonkortasuna eta gaitasuna bermatzen dituen akordioa da abiapuntua alegia gaur ildo nagusiak aurkezten ditut

denon artean euskadi batera eraikitzeko legebiltzarreko alderdi politikoei euskal erakundeei eta estatuko gobernuari zabaltzen diet eskua

lehenengo egunetik ari gara pandemiaren aurka borrokatzen hiru alderdi nagusi hauetan

alderdi sanitarioan bigarrenik ekonomiaren eta enpleguaren krisian eta hirugarrenik gizarte kohesioan eta sektore ahulenak sufritzen ari diren ondorioetan

argi definitzen eta mugatzen du zein den gure gain hartu beharreko lehentasunen agenda bide luzea dugu egiteko modu partekatu koordinatu solidario eta eraginkorrean heldu behar baitiogu bizitzea egokitu zaigun gizarte testuinguru honetan

garrantzi handiagoa hartzen dute pertsonek familiek lagunek eta gure ingurune hurbilenek oraindik

baina argi dugu konfiantza dela funtsezko balio bat gizarte osoarentzat inoiz baino beharrezkoagoa da konfiantza

sanitarioa ekonomikoa eta soziala gainditzea lor dezagun gakoa erraza da azaltzen zailagoa ordea gauzatzen funtsean lankidetzako gobernantzaren eredua finkatzean datza gardentasuna eta kudeaketa eraginkorra oinarri hartuta ziurrenik legegintzaldi honi covid hemeretziaren legegintzaldia esango zaio aurreikusten dut pandemiaren aurkako borrokak eta ekonomian eta enpleguan jasango diren ondorioek

aurkezten dudan programak egoera horri erantzuten dio askotan errepikatu dugu txertoa eta tratamendu eraginkorra lortzen ez ditugun bitartean

luze jo dezake horregatik kontaktuak kontrolatu eta kutxaduraren hedapena eragotzi beharko dugu bi irizpide nagusi azpimarratu nahi ditut gure zerbitzu sanitarioaren kolapsoa saihestu behar dugu aldi berean herrialdearen koma ekonomikoa ekidin batak zein besteak pertsonen bizitzarekin zerikusia dute bateragarriak dira eta aldi berean babestu behar ditugu azken finean gaur egungo eta etorkizuneko bizitzek balio bera dute balio absolutua

bai norbanako gisa baita gizarte gisa ere ziurgabetasun sanitarioa onartu beharra daukagu eta aldi berean ohitura eta jokabide berriak bultzatu horrek esan nahi du erantzukizunez onartu behar ditugula gure gizarte harremanetako mugak behin eta berriro gogorarazi behar dugu nahitaezkoa dela osasun agintarien arauak betetzea eskuak garbitu

eta pertsonen arteko distantzia gorde besteak beste eta aldiro proposatu eta ezartzen direnak denon erantzukizuna da erakundeek informatu eta gobernatu egin behar dute eta gutariko bakoitzak dagokion erantzukizun indibiduala hartu behar du erakundeek murrizketak nahitaezkoak dira covid hemeretziaren hedapenaren aurkako borroka indartzeko gizarteak oro har arduraz betetzen ditu konpromiso zibikoko neurri horiek badakit neurri horietako batzuek kostuak eragin ditzakeela

inpaktu hori arreta handiz aztertzen jarraituko dugu zuzenketa eta konpentsazio neurriak ezartzeko beti ere gure autogobernua arduraz erabiliz eta espainiako gobernuak ezartzen dituen neurriak osatuz

hiru irizpide nagusi hauek nabarmendu nahi ditut bat osasun sailaren jarraipena eta ebaluazioa hezkuntza presentziala da lehenetsi den aukera hori izango da beraz apustu nagusia baina beti ere

epidemiaren eboluzioari buruz egingo duten azterketaren mende egongo da hezkuntza sailaren eta osasun sailaren arteko koordinazioa estua

eta hala izango da aurrerantzean ere ikastetxe bakoitzak erreferentzia asko erakunde sanitario integratu bat izango du bi giza taldea handitzea eta hezkuntzarako espazioak ugaritzea hezkuntza sailak mila irakasle kontratatzea aurreikusten du errefortzu handiena behar duten ikastetxeentzat

hezkuntzarako espazio gehiago erabiltzeko modua antolatu da distantziak kasu guztietan bermatu ahal izateko horri dagokionez hezkuntza saila eta eudelekin eta udalekin koordinatuta

hiru neurri puntualak edo kirurgikoak hartzea aukera presentziala malgutasunez aplikatuko da

neurri murriztaile puntualak ezarri ahal izango dira ikasturte hasiera ez da erraza izango zeren eta baldintzak berak ez baitira errazak nolanahi ere ikastetxeekin etengabe egongo gara harremanetan egoeraren jarraipena egiteko

uneoro ebaluatzeko eta une bakoitzean beharrezkoak diren neurriak hartzeko hezkuntza eremu estrategikoa da gizartearentzat eta aldi berean

aurreikusita daude neurri guztiez gain etorkizunean beste hainbat

kasu guztietan ezinbestekoa izango da talde lanerako eta lankidetzarako jarrera izatea covid hemeretziak planteatzen digun erronkari

sei zientzia ezagutza ikerketa teknologia eta berrikuntza funtsezkoak bilakatu dira gure gizartearentzat

ikerketak historian inoiz egin den proiektu handiena martxan jarri du covidaren aurkako txertoa aurkitzeko bestetik herrialde aurreratuenak ikerketa eta garapenaren aldeko apustu estrategikoa egiten ari dira euskadik apustu hori lehentasun gisa hartzen jarraitu behar du inoiz baino ahalegin handiagoa eginez azpimarratu nahi dut bat gatozela europar batasunak egin duen gogoetarekin

gizarte integratuen balioen arabera zazpi jasangarritasunak eta berdintasunak gorantz doazen helburuak izaten jarraitzen dute

euskadi erreferente izan behar du jasangarritasunean

eta trantsizio energetikoaren aldeko bidean erreferente baita ere berdintasunean genero indarkeriaren aurkako borrokan justizia sozialean

orobat azken hamarkadetan jorratutako bideari jarraituz garapenerako nazioarteko lankidetzan ere erreferente izan behar du euskadik

estrategiarekin bai eta nazio batuen bi mila hogeita hamar agendan jasota dauden garapen jasangarriaren aldeko helburuekin ere

gazteria eta zahartze aktiboa beste behin gazteen belaunaldi batek ikusten du nola krisiak bere etorkizun itxaropenak baldintzatzen dituen

adinekoak izan dira kaltetuenak krisi honetan haien giza kostua

adinekoen beharrizanei erantzuteaz gain gazteei etorkizunerako aukerak emango dizkieten politikak artikulatuko dituena pentsioak gizarte zerbitzuak familia politikak eta emantzipazio planak dira belaunaldien arteko itun horren osagai

eraginkortasuna eta administrazio publiko berria erakunde publikoen ahalmen fiskalean inpaktu handia izango duten uneei aurre egin beharko diegu berriro gure konpromisoa bete eta azken erreforma fiskalaren emaitzak ebaluatuko ditugu

europa konturatu da zorpetzeko unea dela euskadin ere hala egingo dugu zorroztasunez eta erantzukizunez betiko moduan

honekin batera administrazioaren eraginkortasuna eta kudeaketa publikoa hobetzea lehentasunak izango dira hamar autogobernua indartzea

eta lankidetzako gobernantza sistema berri baten beharra azken hilabeteotan agerian geratu da oso garrantzitsua dela euskal erakunde sistemak

izatea egiaztatu da koordinazio eta subsidiariotasun printzipioak bermatuko dituen gobernantza sistema berri bat behar dugula

krisiak erakunde estrategiak partekatzen lagundu eta laguntzen jarraitu behar du koordinaziorako eta lankidetzarako bidea jarraitzen hasi gara

foru aldundiekin eta udalekin ditugun harremanak indartuz hori funtsezko konpromisoa da etapa berrian elkarrekin lan egin behar dugu guztiok bat bizi dugun ziurgabetasun egoerak erakundeen arteko koordinazioa muturreraino eramatera behartzen baikaitu

gure proiektu politikoa elkarrizketa eta erakundeen arteko lankidetzan oinarrituta dago halakoa da hastear dagoen legegintzaldiaren testuingurua

jaurlaritzaren programa eta helburuak gure programa nazio batuen garapen jasangarrirako helburuekin bat egiten du

bat premiazkoa dena oparotasuna enpleguarekiko konpromisoa eta ekonomia suspertzea lehentasuna enplegua da galdutako enplegu guztiak berreskuratzea apustua egiten dugu industria aurreratuenaren alde eragile ekonomiko gisa

inbertsioak egiten jarraituko dugu azpiegiturak modernizatzeko eta garraio jasangarria bultzatzeko gure lehentasunen artean sartzen ditugu halaber

elikadura politika eta landa garapena baita turismo jasangarria ere honekin batera bizi dugun egoeran kulturaren merkataritzaren eta ostalaritzaren sektoreak suspertzea lehentasun bat da bi garrantzitsua dena lehena premiazkoa bi garrantzitsua pertsonak osasuna

osasun publikoa indartuko dugu covidaren krisiari aurre egiteko bermerik onena delako apustua egiten dugu hezkuntza sistema bidezkoago eta kalitate handiagokoa sendotzen jarraitzearen alde

euskal hezkuntza sistema osoaren digitalizazio integralaren bidean gure lehentasuna da gizarte politikak bermatzea eta haien kalitatea finkatzea

inor atzean gera ez dadin eta euskal gizartearen garapen harmonikoa bermatzeko etxebizitza politika berri bat bultzatuko dugu batez ere

honekin batera lehenetsiko ditugu adinekoei familiei haurrei eta migrazioari zuzendutako ekimenak kultura

izan ere munduan zehar euskal nortasunaren ezaugarriak ere badira

zailtasunak alde batetik laguntzak bideratuko ditugu bestetik kultura eta sormen industria berriak bultzatzen jarraituko dugu

euskararen egoera alde batetik euskara ikasteko laguntzak areagotzen jarraituko dugu bestetik erabilera sustatuko dugu hau

hizkuntzaren erabilera sustatuko dugu administrazioan hezkuntzan aisialdian lan munduan komunikazioan edo gizartean bai lan hizkuntza bezala baita harreman hizkuntza bezala ere euskararen normalizazioak duen erronketako bat da erabilera sustatzea komunikazio tresna bezala

bat egingo du beste erakundeekin eta gizarte talde ezberdinekin batera euskararen erabilera sustatzeko udazkeneko euskaraldiak aukera berri bat ematen digu konpromiso hori agertzeko gazteen emantzipazioa errazteko akordio bat planteatzen dugu

legealdiaren helburu nagusietako bat da hori belaunaldien arteko dimentsioa izango du eta batera integratzen ditu prestakuntza etxebizitza

genero berdintasuna eta indarkeria matxistaren aurkako borroka lehen mailako helburuak dira konpromisoa hartu dugu euskadin emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari bultzada berri bat emango dion legea eguneratzeko uno lo urgente

eta indartzea ez dago itunik berme sistemarik gabe negoziazio prozesua aldebikotasun efektiboak gidatutako itun batean

elkarrekiko leialtasun baldintzak dituena euskadi etorkizun global eta ireki batera begira dago gure proiektuak lehentasuna ematen dio euskadi basque country nazioartekotzeari eta sare multilateraletan parte hartzeari

europa berriaren sorrerako balioak berreskuratuz lehentasunezko jardun eremuen artean

eta herritarren segurtasunaren eredu berria nabarmentzen dira bizikidetzaren eta giza eskubideen agenda berrian inbertituko dugu baita garapenerako

iraganaren memoria kritikoaren politika publikoetan sakontzen jarraituko dugu memoria historiko eta demokratikoaren legea ere onartuko dugu barne ikuspegitik kudeaketa arduratsua egiteko konpromisoa hartzen dugu digitalizazioan inbertizen jarraituko dugu administrazio publiko eraginkorragoa

gardentasuna eta kontuak emateko konpromisoa ere gure kudeaketaren zutabeak izango dira gure eredua eraginkorra dela erakutsi dugu euskal ereduak giza garapena eta hazkunde jasangarria bateratzen ditu pertsonenganako arreta eta ekonomiaren suspertzea

gure konpromisoa da kudeaketa eta eraginkortasuna hobetzea herritar guztiei laguntza hobea eskaintzeko batez ere egoera ahulean daudenei

bazterkeriaren aurkako diru sarrerak bermatzeko sistema garatu eta hobetuko dugu aurreko legegintzaldian legebiltzar honetara bidalitako

bi mila hogeita bosteko gizarteratzeko euskal plan berria onartuko dugu sakondu egin behar dugu foru aldundiekiko eta udalekiko koordinazioan gizarte zerbitzuen euskal sistemaren jasangarritasuna eta arreta soziosanitarioa bermatzeko gizarte zerbitzuen berrikuntza ebaluazioa eta kalitatea bultzatuko ditugu osasun arloan lehen mailako arreta indartuko dugu eta aurrera egingo dugu asistentzia integrazioan instalazio eta ekipamendu sanitarioak modernizatu eta egokituko ditugu ekosistema propio bat garatuko dugu osasun ikerketako

plantillak handituko ditugu eta osasun arloko profesionalen prestakuntza eta

hezkuntzari buruzko euskal legea onartuko dugu lege horrek helburu hauek izango ditu lanbide egonkortasuna hobetzea sistema modernizatzea

aukera berdintasuna eta aniztasunarekiko arreta bermatzea finantzaketa sistema berrikustea eta ikastetxeen autonomian sakontzea

bikaintasunezko lanbide heziketan berrikuntza teknologikoa sustatuz eta enpresa sarearekiko loturak estutuz prestakuntza dualaren bidez hiru helburu nabarituko ditut talentua sustatzea emakumeak industria adarretan sartzea eta enpresa berriak bultzatzea

unibertsitate sisteman plan berri bat onartuko dugu unibertsitatea

prestakuntza duala eta txandakakoa berrogeita hamar titulazioraino zabalduko da politika zientifikoan eta bikaintasuneko ikerketan sakondu du

adimendunerako estrategiarekin bat eginez etxebizitzaren eremuan eskubide subjektiboa

garatuko dugu eta etxebizitza publikoaren ehuneko ehun alokairura bideratuko dugu adjudikazio prozedurak hobetuko ditugu

bereziki gazteei adinekoei seme alabak dituzten guraso bakarreko familiei edo genero indarkeriaren biktimei

jaiotza tasak handitzeko gazteen aukerak eta emantzipazioa ere bultzatzen ditu gazteak baitira gure kapital sozial onena gazte emantzipazio adina jaistea da gure konpromisoa

ardatz dituen talka politikaren bidez giza garapenaren ardatz honetan aipamen berezia egin nahi diot gure gizartearen gaitz ezin latzago batekin dugun konpromisoari emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

gobernu osoaren helburua benetako berdintasun eraginkorra bermatzea da indarkeria matxista betiko desagerrarazten lagunduko digun lege berri baten bidez

honekin batera borondate irmoa adierazten dugu soldata diskriminazioa ezabatuko duen eta kontziliazioa eta erantzunkidetasuna bultzatuko dituen

etorkizunerako lau aukera euskadirentzat gaur gure herriak dituen erronkei erantzuteko etorkizuneko ikuspegiaren oinarriak aurkezten ditut

nabarmen gainditzen duela legealdi bateko ekintza eta politika eremua trantsizio sanitario eta sozialaren erronka trantsizio teknologikoa eta digitala trantsizio ekologikoa eta energetikoa eta autogobernua eguneratzeko erronka etapa berri honi ekiterakoan

eta garapen jasangarrirako hamazazpi helburuak ditugu gidari politika publikoen koherentziarako tresnek aukera emango digute bide horretan

gure konpromisoa lehenik eta behin osasun zerbitzu publikoaren aldeko apustua indartzea da horrek

gizarte orekatu kohesionatu eta bidezko baten desafioa planteatzen du legegintzaldi hau funtsezkoa da euskal gizartea

trantsizio teknologikoa eta digitala gure proposamena da zientziaren teknologiaren eta berrikuntzaren aldeko akordioa sustatzea

erakundeekin partekatutako akordioa helburu argi batekin

industria adimendunaren alde osasun pertsonalizatuaren alde eta energia garbiaren aldeko apustua egiten dugu honekin batera

elikadura osasungarria ekoberrikuntza hiri jasangarriak eta kulturako eta sorkuntzako industriak hamarkada honetan

eusko jaurlaritzak urtean ehuneko sei gehituko ditu aurrekontuaren baliabideak

eta gure etorkizunaren giltza trantsizio ekologikoa eta energetikoa trantsizio global honek jasangarritasunaren eta

gure erantzunak klimaren aldeko akordio handi bat da bost jarduera ardatz dituena energia berriztagarriak klima aldaketa biodibertsitatea ekonomia zirkularra mugikortasuna eta garraio jasangarria

estrategia borondateak eta inbertsio publiko pribatua bateratuz laugarren erronka autogobernua eguneratzea eta indartzea autogobernua da euskadirentzat dugun proiektuaren muina

gernikako estatutua osorik betetzea aitortutako gure autogobernua baita halaber bat gatoz autogobernuan sakontzeko beharrarekin

eta birformulazioa behar duen estatuko lurralde eredu baten esparruan gernikako estatutuak gure herriaren nortasuna aitortu zuen

jarraipena eman zaio euskadiren erakundetzeaari estatutuak gaur egun dugun aurrerapen maila ongizatea eta justizia soziala lortzeko

eman digu orain aurrera egin behar dugu autogobernu eraginkor eta bermeak dituena gauzatzen avanzar en el autogobierno efectivo y garantizado

de esta nueva etapa ohore handia izan da orain dela zortzi urte bizi genuen egoera ekonomikoa eta soziala gainditzeko

gizarte horrek hain zuzen egoerari gaina hartzen hasia zegoen unean aurre egin behar izan dio koronabirusaren pandemia gogorrari gaur eta konpromiso zehatzak aurkeztu ditut xehetasunez euzko alderdi jeltzalearen eta euskadiko alderdi sozialistaren artean lortutako akordioan oinarritzen dira

gure proposamena oraingo erronkak etorkizuneko aukera bihurtzeko akordio hau oinarri hartuta etapa berri honi konpromiso eta erantzukizun maila berarekin aurre egingo diot ilusio handiagoz

bakoitzak bere jarrera politikoaren posiziotik alde batera utzi behar direla liskarra

eta ika mikak pizten dituzten politika moduak ados nago harreman politikoak arautu behar dituen funtsezko printzipioak elkarrizketa negoziazioa eta akordiorako borondatea dira

bide horrek erantzun eraginkorra emango die euskal gizartearen eskaerei politikaren balioa horretan datza elkarrizketan aritzea negoziatzea eta akordioak lortzea izango da politikak galdu duen prestigioaren zati handi bat berreskuratzeko bidea horixe da gure konpromisoa eta ekarpena erakundeen arteko koordinazioa lankidetzako gobernantza eta gizartearen garapen harmonikoa

herri helburu zehatzekin eta ideiak akordioak eta lankidetza partekatzeko prestutasun osoarekin legebiltzar honen konfiantza eskatzen dut

eskerrik asko lehendakari jauna lehendakarigaiak hitza amaitu dutenez osoko bilkura hau etenda geratzen da